zure baimenarekin presidente andrea

eta eskolek izan duten bilakaeran historia labur bat egin nahiko nuke eskola bi puntu zero ez da eskolako

izan den lehen programa beste batzuk aurretik izan dira eta gure ustez

lekua bilakaera guzti horretan beste

horrela aurretik beste batzuk izan ziren baina esanguratsua da adibidez bi mila lau urtean asteasun tablet pckin egin zen esperientzia

herri eskolan bertan gaur egun pentsatzen den edo aurreikusten den

ordenagailu txikiekin ba pedagogikoki eta erabilgarritasun aldetik bere bentajak dituzten

urtean nicholas negropontek olpf edo ekimen aurkeztu zuen one laptop for children edo esaten zena haur bakoitzari bere ordenagailua eta celaá andreak aipatu duen bezala

munduko haur guztietan ekiditea zentzu batean

gailu batzuekin bi mila zortzian ariñon teruelen beste ekimen garrantzitsu bat edo

sailburua zena bi mila bederatzi urtean hezkuntza idazkari izendatu zuten idazkari honek escuela bi puntu zero aurkeztu zuen estatuan

estatuak ordaintzen zuelarik eta erkideak beste erdia jaurlaritzak bi mila bederatzian sinatu zuen konbenio bat estatuarekin zentzu horretan eskola bi puntu zero martxan jartzeko

egin zen ekimen hori aipatzekoa da

erkidego guztiek zutela modeloa era berean aplikatu

kataluniak adibidez ez zituen portatilak eskoletan utzi baizik eta

eduki digitalak egiteko eta kasu honetan lortu dena modelo horren bitartez kasu honetan gainera sozialistak ziren baita ere katalunian

martxan jarri zuena era ezberdinetara aplikatuz orduan

programa martxan jartzea konplikatua izan zen gailu desberdinak bere tokira iristea zaila izan zen aste santua ondoren hasi ziren lehen gelak martxan kurtsoa ia

aurrera zihoala horrela gaur egun hezkuntzako bosgarren eta seigarren mailak hornituta daude eta bigarren hezkuntzako

kontuan ubera andrea unetxo bat ez dut uste arazorik izango dugunik zeren eta aurreko legealdian ere azkenean adostasun batera iritsi ginen

maeztu eta beste taldeok ba zentzu batean esparru batean kokatu denonarik

gailuen erabilera zuzen bat erakusten saiatu da programa baina arazoak ere egon dira

haurra ezin delako bere etxera joan etxean lanak jarraitu behar baldin baditu edo

sarearekin ere arazoak izan dira zeren eta konplikatua da gela batean ordenagailu guztiak ba bide bat ikusten hasten baldin badira saretik sareak ez emateko gauza horiek

eta garrantzitsuagoa dena gaur egun gailuak zaharkitzen ari dira

jarri zirenean jada sistema eragilea

bederatzi urtean eta jadanik lau urte ondoren gaur egun dauden

eta gainera arazoak ditugu itun ekonomikoaren inguruan

dela eta hogeita bat milioi inguru euro dabiltza estatuarekin ezin

bi ildo nagusi landu behar dira lehena iktak lanabes

hau da heziketa berri bat ahalbideratuko duten lanabes bezala eta bigarrena

ezinbesteko gaitasun bezala lehenengoa iktak hezkuntza berri bat ahalbideratuko duten lanabes bezala horretarako uste dut

ekimen hori ahalbideratuko luketenak hau da gailuen birtualizazioa

argitaletxe eragile teknologiko eta zentro desberdinen arteko proiektuak

lana egitea oferta berritzaile bat izan dezagun

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldea mistoa upydk ez du hitzik hartuko

euskal sozialistak taldearen ordezkaria den celaá andreak dauka hitza

ez du hitzik hartu behar etxeberria jauna eusko abertzaleak taldearen ordezkaria etxeberria jaunak dauka hitza

amaitu da eztabaida eta bototara jarriko dugu euskal sozialistak eh bildu eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko

hirurogeita hamar bai hirurogeita hamabi ondorioz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa

euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena euskal autonomia erkidegorako nekazaritza aseguru konbinatuen plan bat egiteari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda da euskal talde popularraren

lópez de ocariz andreak dauka hitza bere ekimena aurkeztu eta aldezteko gracias señora presidenta señorías

eskerrik asko baserritarren nazioarteko borroka eguna izan zen atzo

eta hemendik agur bero bat baserritar guztiei

munduko biztanleriaren erdia baina gehiagori agur bero bat

faktore askok baldintzatzen dute muturreko baldintza meteorologikoek

animalien gaixotasunek uztetako izurriek merkatu global

ezbeharrek ere bai agian horregatik izango da nekazaritza nekez aritzea begi bistakoa da

babestu beharra dagoela gaur egun estatutik

aspaldidanik hemen behar zuen nekazaritza aseguruen eskumenak baina oraindik ere transferitu gabe jarraitzen du

euzko abertzaleak taldearekin adostu dugun erdibidekoaren lehen puntua eskumena behingoz transferitu dadila

dagokion euskadiko nekazaritza eta elikagaigintza politikako legearen laurogeita batgarrena artikuluaren garapena

aldundi eta sektoreko ordezkarien elkarlanetik burutzea lege baten garapenean ezinbestekoa baita

bakoitzaren errealitate eta beharrizanak ezagutu azken batean nekazariak izango baitira aseguru hauek kontratatuko dituztenak

badago ezezaguna den beste errealitate bat eta gaur errealitate hori nahi nuke hona ekartzea elkarlaguntza

kutxa edo funts amankomun bat sortzea da eta urtero bazkide diren baserritarren primak sartzen dira kutxa horretan aldi berean urte horretan ezbeharrak izan dituzten baserritarrei kalte ordainak

kutxa horretatik elkarlan eta auzolanean oinarrituta funtzionatzen du bizitzako arazoei

egin den bezala eta ez nekazaritzan bakarrik beste alor batzuetan ere bai heriotzen aurrean

ermandadeak garraiolarien ibilgailuak babestekoak

itsas kofradiak besteak beste nekazaritza aseguruek

dute aseguru etxe pribatu eta nekazarien beharrak estaltzeko hau da urtero urtero aurrekontuetatik partida bat hontara bideratu behar da elkarlaguntza erakundeek aldiz ez dute

funtzionatu ahal izateko elkarlaguntza erakundeko bazkideen artean modu

funtzionatzen baitute eta diru publikoa geroz eta urriagoa den garai honetan sustatu

jakinda gainera ongi funtzionatzen dutela irabazi asmorik gabeko erakundeak direla beraien bazkideei gertuko zerbitzua ematen dietela eta bazkideek beraiek zuzentzen dutela erakundea bera

eta auzolanean oinarritutako irtenbide ekonomiko hau tresna egokitzat hartzen dugu beste arazo batzuei ere aurre egiteko

zergatik ez daude honelako erakunde gehiago gaur egun elkarte laguntza erakundeek ez daukatelako marko legal egokirik borondatezko gizarte aurrikuspeneko erakunde edo ezagunagoa den

funtzionatzen dute honek asko zailtzen du erakunde hauen jarduna horregatik

adostutako erdibidekoan jaso dugu elkarlaguntza erakundeen garapena sustatzea hala nola nekazaritza

erakundeentzat propioagoa den marko legal bat bilatzea gaurko ekimen honekin espero dugu alde batetik

aseguruen bitartez nekazaritza ihardunerako babes berme gehiago lortzea eta bestetik elkarlaguntza erakundeei beraien bidea egin dezaten baldintza egokiak
sortzen laguntzea eskerrik asko lazarobaster jauna

eskerrik asko itxaso jauna eusko abertzaleak taldearen ordezkaria tellería jaunak dauka hitza

legea bi mila zortzian onartu zen bere garapena bultzatzeko ibilbide

lópez de ocariz anderea nekazal aseguruen gaira iritsi da

geroagoko araudietara bideratzen diren artikuluak behar bezain argiak direla

funtsen gaia bezala dagoeneko eztabaidatu izan duguna beste honetan bideraraztea zertxobait nahasiagoa da

euskal talde popularreko ordezkaria den lópez de ocáriz andreak dauka hitza

eskerrik asko lópez de ocáriz andrea eh bildu taldearen ordezkaria lazarobaster jaunak dauka hitza

terminoari dagokionez esan euskaraz

zentzu zabal batean ulertzen dela baserria

eta ez dela lanbide soil bat bakarrik hori gaztelerara itzultzera

izatea baserrietan

jardun batzuk ere badaude okinak erlezainak basozainak

nola barnebiltzen dira termino baten barruan gazteleraz eta zailtasun horretatik iruditzen zaigu gaur egunean mundu mailan bai dela asko erabiltzen den

eta horregatik erabili dugu gure zuzenketan

bestalde aipatu duzu gero erdibidekoan desagertu egin dela kontua da erdibidekoan

terminoa ez dugula erabili hortaz ez zegoen kanpesino

itzuli beharrik eta lopez de ocariz andrea kanpesinorekin geratu zara baina gero gure edukien inguruan ba ez dut

iritzirik jaso eta itxaso jauna

erakundeak ezezagunak ez direla aipatu duzu

aipatu duzu hirurogeita hemezortziko legean madrilgo lege hartan

nire ustez ez du bermatzen inondik inora ere ezaguna egitea baina are eta gehiago esango dizut

lege gehienak ez bezala gustuko genuen baina arazoa da hirurogeita hemeretziko erreglamenduarekin guztiz zapuztu zela elkar laguntza erakundeen funtzionamendua

eskerrik asko lazarobaster jauna euskal sozialistak

eztabaida amaituta bototara jarriko dugu euskal talde popularrak eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa

berrogei ondorioz ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian

sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hiru bai berrogei abstentzioak hogeita bost ondorioz erdibideko zuzenketa amaitu da gai zerrenda agortuta